egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu gai zerrendako lehenengo puntua
bateraezintasunen batzordearen irizpena maialen gurrutxaga uranga estíbaliz larrauri aranguren begoña

bateragarritasun egoeraren gainean eztabaida eta behin betiko ebazpena batzordeko kideren batek izen nahi du

bateraezintasunen batzordearen irizpena bozkatuko dugu irizpenarekin zerikusia duten legebiltzarkideak izan ezik gainerako legebiltzarkideak

bozketara pasatuko gara bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita lau eman dugu bozka hirurogeita lau boto aldekoa beraz

onartua irizpena gai zerrendako bigarren puntua elkarrekin podemos talde parlamentarioak egindako lege proposamena euskal irrati telebista ente publikoa sortzeko

aintzat hartzeari buruzko eztabaida eta behin betiko ebazpena banatu zaizuen

irakurri gabe eztabaidari ekingo diogu aldeko txandan nork parte hartu nahi du elkarrekin podemos aparte zuek ez

zuek ez beste inorrek ez beraz martínez jauna zurea da hitza

eztabaida amaitu denez bozketara jarriko dugu aintzat hartzen den ala ez lege proposamena bozkatu dezakegu

contra hemezortzi abstentzio beraz ez da aintzat hartu lege proposamena jarraian boto azalpenera pasatuko gara

andrea euskal sozialistak lege proposamenak planteatzen dituen kezka eta helburu asko partekatzen ditu administrazio kontseilua eitbren zuzendaritza eta bere hautaera konposizioa

ez diogu inongo helbururi uko egin

arduratzen eta kezkatzen gaituzte irratiaren eta telebista publikoaren kontu gehiago eta proposatzaileak alde batera utzi zituen

proposamenean etbrako erreforma osorako txosten bateko sorreraz ondorioztatu zen eztabaidan esan genuen bezala honek erreforma zabalago bat behar du ikus

nahi badu etorkizunean zentzu horretan da lege proposamena helburuetan eta proposamenetan motz gelditzen dela diogunagatik

ezta bere proposamenean ezta bere mantenuan gehiengo politikoa bere dimisioa kontuan hartzen duenean ere sozialistok defendatzen dugu administrazio kontseiluan legebiltzar taldeek

dezatela talde eta entitate sozial gehiagotara zabaltzeko bere ikuspuntuak eman ahal ditzatela

kudeaketari buruz entonces

egun on guztioi eitbk erreforma behar du eta uste dut guztiok gaudela ados horretan horregatik eratu genuen

ponentzia horretan uste dugu edo ponentzia hori baliatu behar dela halako eztabaidak bertan gauzatzeko erreforma horretan beste gauza askoren artean

eta baita hitz egin beharko da administrazio kontseiluaz ere administrazio kontseiluaren izaeraz eta izateaz guretzat ere administrazio kontseiluak

hamairu artikuluetatik esan beharra dago euskal herria bildu batzuekin ados dagoela ez beste batzuekin eta ikusten ditugula beste artikulu batzuk ere faltan badituela baina esan bezala guretzat ponentzia hori izan behar da halako eztabaidak egiteko lekua hitz egin beharko da

hitz egin beharko da administrazio kontseiluaz hitz egin beharko da azken finean gure hedabide publiko nagusia prestigiatzeaz

batik bat ez bakarrik baina batik bat azken egun hauetako bezalako gertakariak saihesteko jartzen ditugun

funtzionamenduaz azken finean baina ez gobernu honek

edukiak kontrolatzeko jartzen ditugun neurrietaz baizik eta kalitateaz independentziaz neutraltasunaz eta hedabide publiko bat ezaugarritu behar dituen

batez ere ez dugu hitz egin behar gobernu ez dituen edo gustatzen ez zaizkion edukiak debekatzeaz baizik programaziotik

esku hartze politikoa aldentzeaz eta urruntzeaz halakoak saihestu egin behar dira hedabide publiko batean adierazpen askatasunari artazia baino zentsurari

ezer larriagorik ezer lotsagarriagorik ez dagoelako larria da ikustea gobernu batek nola zentsura neurriak ezartzea iragartzen duen bere gogoko iritzi batzuk bota direlako non eta umore programa batean halakoek etb oraindik ere gehiago desprestigiatzen dute eta uste dugu hori dela etbk momentu duen gabezi eta oztopo nagusia larria da ikustea gobernu batek nola zentsura neurriak ezartzea iragartzen duen nolako

edo nolako injerentzia izatera hel daitekeen interes politikoak tarteko halakoengatik ere halakoengatik batik bat

eta administrazio kontseiluaz independentea objektiboa kalitatezkoa bezalako adjektiboak erabiltzen ditugu

eta antzekoak sarri ahotan erabiltzen ditugu eta gero bat batean ezein neurri

aplikatzeko prest agertzen da zuzendaritza prest agertzen da gobernua

herri bateko lehendakariak badirudi ez daukala beste zereginik

horrek ere gobernu honen maila adierazi egiten du maila lotsagarria ahula eta

halako txutxu mutxuetan entretenitzen dena amaitzeko beraz esan bezala administrazio kontseiluaz hitz egin behar da eitbtaz hitz egin behar da baina eratu genuen marko bat horretarako

lege proposamen hau momentu honetan horrela aurkezteak guretzat ez dauka zentzurik eraman dezagun eztabaida hau eratua dugun ponentziara

dugu eta esan dezakeguna da euskal herria bildu bai egongo dela prest administrazio kontseilua bertan egin behar diren aldaketa guztiak onerako
baldin badira egin ahal izateko eskerrik asko eskerrik asko urruzuno jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria oregi andrea zurea da hitza

egingo dut eta oso erraz eta azkar azalduko dut gure iritzia

bai baina errespetatuz ganbara honek hartu dituen erabakiak hilak hogeian hasiko gara ponentzian eta benetan espero dut
denok asmo eraikitzaileaz etortzea eskerrik asko eskerrik asko oregi andrea

euskal familientzako laguntzetako murrizketei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda garrido andrea zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

presidente andrea egun on sailburuok legebiltzarkideok interpelazio bat aurkeztu genuen orain dela bi aste sailburuari

ikusten genuen murrizketei buruz eta azpimarratu genuen interpelazio horretan

familien politikak ez zirela lehentasun bat eta datu zehatzak eman genituen

alderdi sozialistaren gobernu batekin gero gobernu honek jarraitu du murrizketa hori egiten

eh bildu taldearen ordezkaria kortajarena andrea zurea da hitza

egun on denoi pertsonak eta ongizatea erdigunean jarriko dituen politika feministak eragin nahi ditugula entzun diguzue askotan bizitza duinak eta bizigarriak ekarriko dituzten politikak eragin nahi ditugula eta horren bidean kokatzen ditugu guk euskal familiak laguntzeko ekimenak pertsonak erdian jarri nahi dituzten politikak eragitea aldera euskal familiak laguntzeko ekimenek indarra hartzen duten familia

afektiboa da afektuari eta elkartasunari lotutako lehenengo harremanetarako baita zaintzaren bizipenerako ere eta besteak beste prestatutako pertsonak gure sistema sozioekonomikoan txerta daitezen bermatzen du haien laneratze eta partaidetzaren bitartez interes orokorrari lagunduz hau arartekoak esaten du bere bi mila hamalauko txosten horretan

emateko politiken irizpena aztertzeak pertsona eskubideak babestean ikuspegi unibertsalista hartzea dakar guztiok izan baikara edo izango baikara familia baten partaide

esan nahi du herritar guztiak babestu behar direla eta egia da

ezinegona sortu zitzaigula batez ere edukiak irakurrita baina horretan ari ginela braulio gómezi irakurri nion lehengoan

taldeok ondo egingo genuela familiak defendatu eta babesten babes hori familia hori osatzen duten haurren bizitza kalitatea hobetzeko izango baita eta orokorrean familia hori osatzen duten kideen bizitza kalitatearen defentsan izango delako

defentsaren baitan koka genezake beraz familiaren defentsa

berdintasun eta parekidetasunaren bidean ere familiaren babesaren bidetik

batez ere zaintzaren eztabaida politika hauen erdian jartzen badugu historikoki familiei laguntza emateko neurri publikoen multzoa administrazioetan eta zenbait ikuspegi eta abortatzearekin osatu da

egungo neurriak oso zabalduta eta sakabanatuta daudela esaten du arartekoak bere txostenean zehazgabetasun handia sumatzen dela ere esaten du

erkidego honetan familia laguntza emateko azaroaren hamabiko hamairu barra bi mila zortzi legea eta erakunde arteko hirugarren plana ditugu eta plan horren ebaluazioa oraindik eskuartean

adierazle guztiek erakusten dute asko direla egiteke oraindik dauden gauzak esparru honetan arartekoak berak bere txostenean azaltzen zuen bezala tarte handia dago erkidegoko familien babeserako politiken eta gure inguruko europako herrialdeetan sustatu diren politika aurreratuago eta

argi dago eta seguru aski horrekin nirekin ados egongo zaretela denok europara begira jarri nahi dugula gai hauetan ere erronka garrantzitsuak ditugu herri bezala zentzu honetan ere zeren eta erkidego honetan

ugalkortasun tasa baxuaren eta bizitza itxaropen altuaren ondorioz horrez gain

emantzipatzen gara hemen eta bizikidetza tasak geroz eta altuagoak dira eta zailtasun larriak daude familia lana eta bizitza pertsonala uztartzeko

eragina du egun bizi dugun prekarietate eta tenporalitate maila handiak ugalkortasun tasa hori uzkurtu egiten du nabarmen

zahartzen ari gara zahartzen ari da gura gizartea urte gutxiren barruan

eta erronka horien erantzunean familiak ezinbesteko pieza klabeak dira baina horietako asko eta asko prekarietate maila altuan

beste gai batzuetan pasatzen zaigun bezala gai honetan ere familiak babesteko euskal sistemaren eraikuntzan aurrera egitea dagokigu orain familia politikak eraginez

hertsiki eta zuzenean aplikatzen direnak izango dira baina bestetik badira beste esparru batzuk eragin beharrekoak edo astindu beharrekoak eta dira familiarengan

zabal hori berdintasun politikak enplegu politikak gizarte zerbitzuen eta politiken inguruko politikak hezkuntza politikak eta horiek denak

estua izan ere familiei babesa emateko politika eraginkorrenak gure taldearen ustez erreferentzialak diren zerbitzu publikoak

eragiten dituztenak dira eta beste gai batzuetan sarritan entzuten ditugu hemen honen inguruko

nola gizarte politika onenak enplegua sortzearen ingurukoak direla baina harriduraz ikusten dugu

ez dela egiten familiei laguntzeko politika zehatzak babestu eta garatzeko bidean erkidego honetan onartu behar da urrats handiak eman direla

familia aniztasunaren eskubideei eta aitortzari dagokionez eta familien beharrizan berrietara egokitutako legegintza esparru bat

baina askotan gertatzen zaigun bezala idatzita dugun horretatik errealitatera

distantzia ere kilometrikoa da gai hauetan eta orain datorkiguna da hitzetik edo idatzitik ekintzara

erkidego honetan familia lana eta bizitza pertsonala uztartzeko tresna eraginkorrak garatzearen aldeko apustu publikoa oraindik eskasa dela esan genezake eta ikusten dugunez pieza klabe baten inguruan ari gara

azaltzen zituen zenbait gaien inguruan baina argi uzten duena da egiteko bidea luzea dela

iruditzen zitzaigun gaurko ekimenak aukera bat ematen zigula beste zenbait gaietan bezala bide orri bat elkarrekin markatzeko adostasunetik bide orriak markatzeko eta uste dut onartuko didazuela gure taldeak behintzat egin duela ahalegina

beste gai batzuetan bezala gai honetan ere eta egin behar degun estrategia eta gobernuak iragarri duen estrategia horretan

elkarrekin egiteko bidea egiten talde guztiekin saiatu gera

zer gertatuko den baino guretzako oso oinarrizkoa zen erdibideko bat proposatu dugu akordio bat elkarrekin podemosekin

ikusita talde desberdinek izandako postura hain urrun hain urrun ere ez gaudela baino gero konkretatzerako momentuan ba arazoak sortu direla edo beno bakoitzak badituela bere mugak

bide horretan seguru aski berriz aurkituko garela baina ikusirik

markoa zabaltzea ulertzea familiei zuzendutako

laguntza ekonomikoetara eta esperientzia txikietara mugatu askoz ere zabalagoa den arazo batez eta sistema batez hitz egiten ari garela

eragina duten beste esparru horiekin ere koordinazio linea estuak sortzea eta gainera iruditzen zaigu markatu beharreko estrategia horretan denon herria denok sortzen dugulako ezinbestekoa dela elkarrekin eta gai hauetan garrantzitsu diren eragileekin lanean eta hatu lanean aritzea eta hortik bideratu dugu guk gure proposamena

inoiz familien aldeko horrelako babes sistema bat antolatu daitekeenik murrizketetan oinarriturik horregatik ere iruditzen zaigu ekimen hauek eta politika hauek benetako indarra izango badute benetako inbertsio batetik abiatu beharko direla horregatik elkarrekin podemosen proposamenari eutsiz diru laguntzetan planteatzen diren ehuneko zazpiko murrizketa hori bertan behera geratzea ere adostu dugu esan bezala uste det posturak hain urrun ez direla eta bidean aurkituko garela

bidean aurkitze horretan uste dugu denok aurkitu behar dugula eragileek

eta bestelako paradigmak eta politika zabalak planteatzen dituen bide batean
aurkitu dugu elkar eskerrik asko eskerrik asko kortajarena

en el segundo turno nada más y muchas gracias eskerrik asko sánchez andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria urrutia jauna zure da hitza

sailburu jaun andreok legebiltzarkideok egun on denoi familia eta haurtzaro kontuetan euzko alderdi jeltzalearen estrategia zuzentzen duten printzipioak nazio batuen umearen eskubideen konbentzioak

gure ahaleginek belaunaldien arteko desabantailak ez errepikatzea dute helburu europa eta euskadiren etorkizuneko funtsezko inbertsioa dela erabat

zuzeneko ekarpena hazkunde adimentsu jasangarri eta integratzaile bat eman dadin onurak ekarriko dizkiolakoan epe luzera begira

eraginkor eta efizienteagoak lantzeko bizitzaren lehen urteetan desabantailak zuzentzearen alde egiten dugu garrantzitsua baita pobreziaren eta oro har gizarte bazterketaren aurkako borrokan ahaleginak bikoizteko

uste osoa dugu prebentziorik eraginkorrena

lortzen dela gurasoei eskainitako laguntza kalitatezko haur hezkuntza osasuna etxebizitza eta gizarte zerbitzuekin

eta modu horretan umeek euren ahalmen osoa erabili eta ahulezia gutxiago izan dezaten gizarte koerantzule bat sustatzeko

abiapuntu horrela bada guraso biek neurri berean parte hartzen dute eginkizun produktiboetan

hartzaile eta zaintzaile bikoitzaren ereduan oinarrituta

diru sarrera eta zaintza bikoitzeko familia ereduari laguntza publikoa ematea jaiotze tasarako politikarik lagungarrienetariko bat dugu

horrez gain emakumeak eta haurrak bikote hausturen familia arazoen aurrean hobekien babesten dituenak euskal autonomia erkidegoan eta baita estatu mailan ere jaiotze tasa berriro murriztu da bi mila biko mailetara iritsiz

zuzenean dutela lotura ziklo ekonomikoarekin ugalkortasun baxuaren arrazoi nagusia bigarren eta honen hurrengoen seme alaben jaiotza ahalbidetu edo oztopatzen duten baldintzekin dauka zerikusia kontziliazio arazoak seme alaba bakar batera nolabait mugatuak era erabakiorrean areagotzen baitira bi seme alaba edo gehiagorekin pertsonen eta familien bizitzari dagokion oro euren etorkizunarekiko ikuspegiak eragina dauka bikoteen erabakian aitatasun eta amatasunari aurre egitean inguruan eta izan nahi diren seme alaba kopuruari buruz

jaiotzak babesteari zuzenduriko politikak zuzenean familiak babesteko politikei lotuta gelditzen dira eta jarduera arloak gobernu jarduera guztiak hartzen ditu horregatik gure ustetan familiei laguntzeko neurrien

haratago ezarri behar da eta egia bada ere familien alorreko aurrekontuaren gehiena diru laguntza hauetara zuzenduta doala

jaiotzako laguntzetara eta hogeita hamabi milioi eta erdi kontziliaziora

honen ildotik datu batzuk eman nahi nituzke labur labur esaten diren gauza askoren aurrean

espediente baino gehiagori eman zitzaien bi mila hamabostean

eta gogoratu baino ez nuke gura eskaeren jaitsiera jaiotzengatiko jaitsieragatik izan dela aldi berean kontziliazioari buruzko laguntzei dagokionez bi mila hamabostean hogeita hamaika milioi euro baino gehiago eman ziren laguntzetan

eta bi mila hamaseian hogeita hamabi milioi eta erdi ia

gure aburuz iritsi da estrategia zabalago baten

fasea irekitzeko garaia non atzean utzi beharra dagoen seme alaba kopuruaren arabera familiari emandako diru laguntza ekonomiko zehatz baten

ezin daitekeela ezarri harreman zuzen bat familiei emandako prestazio ekonomikoen hornidura eta jaiotzeen areagotzearen artean eta ordea behar dutena euren premiekin uztargarriago izango den denbora sozialaren egituratze bat

laguntza zerbitzuak dira gehien bat horregatik

familian inbertitzea familia egiturari loturiko ezberdintasun soziala murriztea

oinarri bezala hartuta edozein delarik ere haur hauek bizi diren edo bizi duten

euzko alderdi jeltzaletik planteatzen ditugun neurriak izaera multidimentsionala dute eta politika publikoen arlo ezberdinengan dute eragina hezkuntza berdintasuna etxebizitza diru sarreren bermea

nagusiki euskal autonomia erkidegoaren eskumenen artikulazioaren kariaz instituzioen arteko izaera duen estrategia bat izan behar da halabeharrez gobernu aldundi eta udalen arteko akordio globala batean oinarrituta baino

izango konpromiso hauek garatzeko sail eta erakundeen arteko inplikazioaz haratago euzko alderdi jeltzalean

eta bereziki lan harremanak zehazteko parte hartze zuzena duten haiek sindikatu eta enpresa eragileen inplikazioa saihestezina da

umeak dituzten familiei gehiago eta hobeto egokitutako lan harreman eta egiturak babestuz

sozialki errentagarriagoa den familia guztietan modu berdinean inbertitzea edo gehiago inbertitu behar den zailtasun ekonomikoak dituztenetan

besteak beste sarritan diru sarrera maila berak ez dielako antzerako gaitasun ekonomikoa eskaintzen osaketa desberdineko familia unitateei

artolazabal sailburuandreak mozio ondoriotzat izan duen interpelazioaren egunean gobernu programan

familien laguntzen arloko aurrekontuaren ehuneko berrogeita hamararen igoera koherente izateko esaten ari garenarekin eta halaber

guzti hori dela eta hiru puntuko zuzenketa aurkeztu genizkion alderdi popularrak arlo honetan aurkezturiko mozioari lehen puntuan hitzez hitz mantendu genuen alderdi popularraren jatorrizko mozioak zekarren lehen puntua

azken finean aurrera begira egin beharreko lanari heltzeko emaitza hauek adierazten dizkiguten egoera eta bere ondorioen ezagutza eta azterketa behar baititugu esku artean

bigarren puntuan gure ustetan eman beharreko bigarren urratsa izango genuke hau da ahalik eta epe laburrenean familien estrategia bat eta bertatik

laugarren erakunde arteko plangintza bi mila hamazazpi bi mila hogeita bat burutu eta ganbara honetara helarazi garatu beharreko neurri zehatzekin eta gure ustez familien estrategia horrek eta bertatik eratorriko den laugarren erakunde arteko plangintzak inbertsio sozialaren paradigma

genero ikuspegia eta kontziliazio erantzunkidea arlo fiskaleko neurri zein zerga negatiboaren azterketa eta gurasotasun politiken babesa jaso beharko lituzke besteak beste

hitz hauek bildu eta podemosen arteko erdibidekoan ikusi ditut

eta epeari dagokionez ahalik eta eperik laburrenean ipini genuen

bildu eta podemosen zuzenketek ere familien estrategia bilkuraldia bukatu baino lehenago aurkeztea eskatzen baitzuen eta guri ez zitzaigulako arrazoizkoa iruditzen kontutan izanda

bi hilabeteko buruan aurkeztu behar baldin bada familiei laguntzeko hirugarren erakunde arteko plangintza maiatzeko bigarren astean ipiniko ginatekeela eta hortik bilkuraldia amaitu arte hau da ekainak hogeita hamar arte hilabete eta erdi baino ez litzatekeela geldituko

ez dela denbora nahikoa iritzita inola ere uste dugu arrazoizkoena izango litzatekeela urte bukaerarako estrategia horren berri izatea ganbara honetan eta hirugarren puntuan gobernu programak bere baitan hartu bezala legegintzaldian zehar seme alabak dituzten familiei ehuneko berrogeita hamar altxatzea arlo honetako diru laguntzak

ulertzen dugu besteak beste horrela atzean utzi daitezkeela ehuneko zazpiren murrizketa horren inguruko kezkak eta bigarren seme alabatik aurrera izan behar direla laguntza hauek
amaitzen joan hor ekin behar delako pizgarri lanak egiten

eta hortik aurrerakoek bermatzen dutelako belaunaldien arteko erreleboa inola ere denbora agortu zaidanez baneukan nik ere balorazio bat gure zuzenketa eta gainontzekoen zuzenketaren artean baina bigarren txandan egiten

estamos a tiempo de votarla yo les animo a votarla eskerrik asko eskerrik asko hernández jauna

jon hernándezek esandakoarekin uste dut argi geratu dela beste behin ere posturak hitzetan behintzat nahiko gertu daudela baina batek esan zidan behin batzuetan eraikitzeko momentu batzuetan

azken urteetako ibilbidea ikusita laguntza batzuk bai igotzen direla baina beste batzuk murrizketa txikiak ere jasotzen dituztela

planteamenduan edo estrategia horretan baita ere komentatzen genuen guretzako familia politikak edo estrategia horiek ez direla mugatzen laguntza horietara laguntza zuzenean familiei kontziliaziorako edo

gogoratu nahi nizuen familia asko eta asko oso egoera

bizi direla hilabete bukaerara iritsi ezinik ibiltzen direla eta horiek bi mila hamabitik ehuneko zazpiko murrizketa izan dutela diru sarrerak bermatzeko errentan eta gainera orain

ehuneko zortziko igoera hori beharrean ehuneko bat koma bosteko igoera izango dute era horrek murrizketak planteatzen ditu

edo murriztea edo dagokizuna ez ematea komentatu nahi nuen baita ere zeren eta lehenengoan erkoreka jauna entzun nuen hitz egiten aesen inguruan

laguntza horien inguruan eta aipatzen zituen familien laguntzekin binkulatuta

familien duintasuna bermatzeko beste elementu bat eta behin eta berriro errepikatzen diot artolazabal andreari zeren eta asko gustatu zitzaidan esan zuenean que había que hablar de políticas sociales previsoras

argi azaltzen du arartekoak bere txostenean desberdintasunak sortzen dituztela eta hori oso kontutan hartzekoa da aipamen txiki bat esfortzuen inguruan eta

saiatu garela eta hori uste dut onartuko duzuela denok saiatu garela talde guztiekin

akordio zabaletarako esparru horietakoa da eta noski horietako elementu horiek eta beste batzuk zuk proposatutakoak dira eta beste batzuk podemosek proposatutako horretan ez da inongo arazorik

precisamente bilatzen zena zen akordio zabal hori bilatzea eta akordio zabaletan hori egiten da batzuk bat egiten dute eta besteek bestea ez daukat inongo arazorik hori onartzeko baina maila berean ere esango nuke

proposatzen duzuen emienda horretan ez duzuela ezer berririk esaten

hainbatean artolazabal andreak esandakoa planteatzen duzue idatziz zuzenketa moduan baina ez dago inolako berrikuntzarik edo ez dago akordio zabalerako bestelako proposamenik beraz uste dut

akordiorako asmoa izan dugula batzuk eta batzuen eta besteen ekarpenak egin ditugula batzuk eta proposatu ditugula

bideak ere eta uste dut hori gutxienez onartuko zaigula gaurko eztabaida horretan lehen esan bezala bidean aurkituko garelakoan nago uste dut posturak hitzetan behintzat

uste dut urruntzen ari garela eskerrik asko eskerrik asko kortajarena

y la totalidad y gracias presidenta eskerrik asko sánchez andrea euzko abertzaleak urrutia jauna zurea da hitza

nik erabili nahi nuke txanda hau hemen esan diren zenbait gauza

eta norbaitek hitz egiten zuen uste dut kortajarena andrea zela akordio zabalak sortzen saiatu

uste izan nuen posible atzo arratsaldean zuen lehendabiziko zuzenketak arrazoizkoa ematen zuen eta handik eta hemendik batzuk eta besteak piska bat amore emanda ematen zuen posible izan zitekeela baina azkeneko proposamena

beno ba ez zen posible izan ez da posible izan sinatzea inola ere nik uste dut une politiko bakoitzak bere

une honetako premiak hauek izan dira baina

hitzetan eta ekintzetan ere antzera ari garela eta behin hitzak antzera izanda nik uste dut ekintzak errazago gauzatzen

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu

elkarrekin podemos eta eh bilduk sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatuko dugu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka hogeita bederatzi boto aldekoa hogeita hamazazpi

ez da onartu erdibideko zuzenketa jarraian euzko abertzaleak eta euskal sozialistak aurkeztu duten osoko zuzenketa bozkatuko degu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka hogeita hamazazpi boto aldekoa hogeita bederatzi contra bederatzi abstentzio beraz onartuta geratu da erdibideko zuzenketa hori gai zerrendako laugarren puntua

eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena zerga iruzurraren behatoki independente bat sortzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda

eskerrik asko lehendakari andrea egun on guztioi gaurko honetan

aritzeko garrantzitsua deritzogun behatokia

eztabaidagai iruzurraren aurkako borroka zerga politikaren beste atal garrantzitsu bat da elusioa ekiditearekin batera

hain beharrezkoak diren zerbitzu publikoak garatzeko eta bermatzeko oinarrizkoa den zerga sistema egokia eta nahikoa izateko ere azken finean

mahai gainean jarri dugun erreforma fiskalaz gain funtsezkoa da atal hau ere funtsezkoa da iruzurraren kontrako borroka

zerga sistemaren izaeraren arrazoi nagusia sektore publikoaren jarduerarako dirua biltzearen beharra da eta honekin batera errentaren birbanatzea nagusitzat du herri baten garapena ahalbidetzeko eta horren haustura soziala ezberdintasunak eta langabezia eta lan prekarizazioa ekiditeko politika publiko egokiak izatea funtsezkoa da

jarduera ekonomiko guztiek kontsumoa eta inbertsioa ere zergapetuak egotea eta jakina ordaindu beharreko zergak ordaintzea

zerga sistema gure sistema publikoaren oinarrian dagoen funtsezko elementua da eta beraz

guztiz beharrezkoa da zerga sistema beraren sinesgarritasuna bermatua izatea gizarteak zerga sistemarengan errespetua izateko

guztiz beharrezkoa da bakoitzak egin beharreko zerga ordainketa egiten duela errealitatea izatea gizarteak jakin behar du

garrantzitsua dela eta zergak ez ordaintzeko batzuek erabiltzen dituzten amarruak ez direla horretan geratuko

irmoa izango dela bereziki administrazio publikoetatik eta are gehiago horrelakoak erabiltzea gero eta zailagoa izateko baliabide guzti guztiak jarriko dituztela indarrean

mahai gainean utzi zuten hainbat datu gehiago edukitzea ondorio zehatzagoak izatea

aldundi bakoitzak bere tresnak ditu iruzurra neurtzeko eta behin baino gehiagotan mahai gainean jarri da hauek bateratzeko beharra emaitzak konparagarriak izateko eta denok jakiteko zer eta nola neurtzen

gardentasunaren bidean ere badago zer egiterik badakigu gai honetan datu asko maneiatzen direla eta hauetatik gehienak

baina horrek ez du kentzen inolaz ere ez argitasuna

batetik sistema bera eraginkorragoa egiteko

ere indartzeko baina ez da soilik nola neurtzen den iruzurra jakin behar dugu iruzurraren aurkako borrokaren eraginkortasuna ere

eta ezagutzea aplikatzen ari diren neurrien eraginkortasuna

baliabideena egiten ari dena egokia den ala ez gehiagorik egiteko aukerarik dagoen ala ez

iruzurraren aurkako borrokarako behatokia eratzea

emateko tresna delako behatokia behatoki independente bat eratzeak administrazio publikoen eta sistema beraren sinesgarritasuna

horrelakorik australian ingalaterran edo alemanian esate baterako eta emaitza onak ematen ari dira herri hauek gizarte aurreratuak dira eta

iruzurraren aurkako borrokan funtsezkoa dela eraginkortasuna sustatzea gardentasuna bermatzea eta iruzurraren gaineko etengabeko jarraipena

independente batean iruzur fiskala benetan gu guztiontzat gure gizarteak duen arazo larria bada

aritzeko tresna bat zergatik hainbat beldur eta urduritasun halako tresna bat indarrean jartzeko zergatik argudio moduan esaten da

ogasunetako langileek osatzen dutena eta bestelako eginbeharrak dituena

martxan jartzen bada baliabide nahikorekin eta helburu argiekin jakina iruzur tasa jaistea lor daiteke ehuneko hamar ingurura beste hainbat herri aurreratuenek duten tasa ingurura zergatik

eraikin honetan bertan esan ziren bi mila hamaseiko ekainaren

besterik ez dira pasa euskal herriko unibertsitateko katedraduna den

andrea euzko abertzaleak gorospe andrea zurea da hitza

sailburuok eguerdi on guztioi bollain erantzun izan jatsu zuk

lan txosten hau aurkezteko batzordetik atera izan dozusan

erantzuna eta orduan esan jakon eta gero zuzendu eban arduragabekeriaz ibiltzea dala hori esatea

lehen erantzun jatsun moduan rpttan eta aurrekontuen eranskinetan eta batzar nagusietan galderak eginda zehaztasun guztiak momenturo momenturo jakiteko aukera dagolako orduan arduragabekeriaz ez geunke ekin beharko pinedo

zuk esandakoari erantzutearren

plana iruzur fiskalaren kontrako borrokako batzordeak onartutakoa esan dautsuen moduez bertan onartu gendun eta bi mila hamalautik hona planak egiten dagoana hiru arlo ezberdinetan egiten dau lan

arautu eta kobratzeko jarduera ezberdinak eta bat bereziki bloke bat da prebentzio jarduera horiek barne hartuko dituzten zergadun behartuek iruzurrezko jarduera egin izana baino lehen antzeman eta saihestera zuzendutako jarduerak hain justu ere zuk esan duzuna

beraz egiten da eta egiten da legebiltzar honetan aurreko legealdian onartutako batzorde horretan esan duzu tenemos que dotarnos de herramientas para

esate baterako behatokiaren proposamen hori dagoen txosten hori legebiltzar honen aginduz egin da orain txalotzen duzuna eta esan zaizun moduan bilduren kontrako

zuzenketa horrek aurrekontuen zuzenketa horrek edozein kasutan horretaz aparte txostenak berak

urteetan eta urteetan zehar hogeita hamar urterantz doa beraz

eta hemen daukat pasa den astean martxoaren hiruan prentsan agertutako artikulu bat

aurkeztu dizkiete portugal eta austriako zerga autoritateek euskal ogasunei zer esan duzu

baina zer uste duzu foru ogasunetan lanean dabiltzanak

egin ahal duten guztia eta hobetzeko neurriak proposatzen dituztela oraintsu jakin izan dugu

batzar nagusietan hiru lurraldeetako batzar nagusietan zerga arau orokorrak aldatzen daude eta aldundiek proposamenak egiten horretarako

baina beste erakunde bat sortu behar dugula ez dakigun non

galdera bat zer ulertzen duzue zuok independentea izatea eskatzen duzuenean

non egongo den nork sortuko duen nor egongo den barruan noren menpe egongo den eta bi planteatzen duzue bikoiztea hain justu zuek hemen

bata berez alde batetik legebiltzar honek sortutako eta jaurlaritzan

beste batzuk egin dagiezala eta beste lan batzuk berez eta eskumenen esparruan

hau ulertezina da pinedo hau ulertezina da

ulertezina da urdulizen

eta zuek zerga bilketaren esparruan iruzurraren esparruan datu fiskalen esparruan esatea guzti hori ebaluatu behar duela

kanpoko erakunde batek ez dauka zentzurik kanpoko erakunde batek

zuen proposamenean susmotik eta konfiantza ezaren

eta hori gainditu beharreko prejuizio bat da

bakarrak dira teknikariak hiru lurralde ezberdinetako

zerga ikuskatzaileak eta eusko jaurlaritzako teknikariak ez dago politikaririk

eta teknikariak izango zirela egongo zirenak baina zer da gertatzen dena ez daukazue konfiantzarik ere ez eurek egindako lanean ematen du ezetz

zuen aldetik ez duzue konfiantzarik eurek egindako lanean

jaurlaritzak bere gobernu programan beren beregi sartu du hori egin behar dela

koordinazio izugarria dago euren artean jaurlaritzagaz nafarroako gobernuagaz madrileko zerga agentziagaz eta beste erakunde batzuegaz

urtero planak iruzur fiskalaren aurkako planak batzar nagusietan aurkezten dira

planen emaitzak egindako lanaren emaitzak eta

emaitzen datuak denok ezagutzen ditugu bi mila hamaikatik bi mila hamabosttera bitartean

miloi eurotakoa izan da denok ezagutzen ditugu

bata txosten hau aurreko legealdian txosten hau

beste batzuk onartu genuen batzordea iruzur fiskalaren aurka borrokatzeko batzordea onartzea nork onartu zuen guk onartu genuen

pilo bat ekimen hainbat ekimen martxan jartzen baina zuek planteatzen duzue

eta independentea nik eskertuko nuke azaltzea zer den zuek ulertzen duzuena esaten duzuenean hori argitzea beharrezkoa izango litzateke

planteatutako funtzioen bitartean funtzioren bat gogoeta bat egin behar izatea gura badugu indartu zerga iruzurraren aurkako batzorde horrek beste zer o zerk egin behar duen edo ez

eskerrik asko gorospe andrea erantzunen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria pinedo andrea zurea da hitza

a que dios provea eskerrik asko pinedo andrea bollain jauna zurea da hitza

nada más y muchas gracias eskerrik asko damborenea jauna euskal sozialistak

oraingoan ez da posible esan ze zuk esan dozu unibertsitateko katedradun batek

lanpostuen zerrenda aurkitu hori ez da gardena hori ez da gardena ba

nire taldekideak ibili dira begiratzen eta ordenadorean bost minututan aurkitu dabe eta telefonoan segituan aurkitu izan dogu gipuzkoa irekian

urriaren hemeretzian eguneratutako funtzionari gordetzeko lanpostuen zerrenda

hau hau bost minututan egin ahal dana hemen hemen

egia esateko zintzoa izateko eta gero aurrerantz egiteko hobetzeko proposamenak aurkezteko

zintzotasunetik abiatu behar da bollain zintzotasunetik eta eskura dagoena esan ze hau da

borondatea behar da aurkitzeko daukagun informazioa

eta ez esan tokatzen ez dena nik galdera bakar bat egin deutsut pinedo andrea galdera bakar bat eta eskatu deutsut mesedez

bigarren txandan azaltzeko zer ulertzen dozu

eta seguru adostuko dugula benetan hobetzeko proposamen bat bada baina jakin barik zer eskatzen duzuen ekimen bat hona ekartzea

hau ez da serioa eta gure botoa kontrako botoa izango da

eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu eh bildu eta elkarrekin podemosek sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

hirurogeita hamabost eman dugu bozka hogeita bederatzi boto aldekoa cuarenta y seis contra beraz erdibideko zuzenketa ez da

gai zerrendako bosgarren puntua elkarrekin podemos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena gizarte zerbitzuez baliatzeko eskubide subjektiboaren gaineko informazio kanpaina bat abian jartzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda elkarrekin podemos taldearen

mesedez isiltasuna kaixo arratsalde on guztioi
eskerrik asko mahai buru andrea legebiltzarkideok madre mía qué tensión subir a hablar justo ahora hoy

gizarte zerbitzuei dagokien eskubide subjektiboari buruz asko dago oraindik egiteke bigarrena oinarrizkoa da gobernuak

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria kortajarena andrea zurea da hitza

euskal oasia hain famosoa den hori beno zerbitzuen sistemaren inguruko eztabaida berria gaur legebiltzar honetara eta badakizue guk sistema honen inguruan planteatzen diren eztabaidak pozez hartzen ditugula

dugun konpromiso horretan aurrera egiten laguntzen badute eta txikia baina

nik hala uste dut behintzat sistemaren garapenean klabe izan daitekeen elementu txiki horietako batez ari garelako gizarte zerbitzuen sistemaren inguruan eta gizarte zerbitzu horiek jasotzeko dugun eskubide subjektiboaren inguruko komunikazio kanpaina bat abian jartzearen beharraz

entzun diot informazio boterea dela

eta esan behar dut ez nagoela ados afirmazio horrekin eta orain dela gutxi irakurri nion

bere horretan hori ez dela egia informazioa bakarrik ez dela boterea informazioa bere horretan ba datu multzo bat baino ez dela eta

baldin eta helburu eta testuinguru jakin batzuetan ematen ez bada gutako bakoitzak bilakatzen duela boteretsu informazioa informazioa non nola noiz eta zertarako erabili dezakegun dakigunean

orduan bai informazioa urre bilakatzen da eta informazioa jasotzeko edo informazioa eskuratzeko puntu hori eskubide bat da eta hori erkidego

eta ez dugu bestelako argudioetan pentsatu behar eskubide hori gauzatzeko bide horietan

garrantzi horren eskubide honek informazioaren garrantzia nire ustez dator eskubide honek beste eskubide batzuk gauzatzeko ahalbidetzen duen pisu horretan dauka garrantzia

parte hartzeko diru laguntzak jaso ahal izateko arazo baten aurren dugun bidea egiteko hori denerako beharrezkoa da

izatea arduratsua eta konprometitua den jendarteak informazioa behar du ahaldundua dagoen jendarteak informazioa behar du kritikoa den jendarteak

eta bere eskura dauden erreminta eta baliabideak erabiltzen ditu jendarte ahaldun horrek bere borroketan aurrera egiten laguntzen dion informazio hori jasotzeko horregatik arlo publikotik behar bezalako informazioa eginkizunetan eginkizun horiek ondo betetzen ez direnean ez da bakarrik informazioa jasotzeko eskubide hori urratzen beren borrokan

bidean oztopoak jartzen dira eta horregatik gaurko eztabaida guretzako ba garrantzi handikoa da ez informazioa bereganatzeko baliagarria delako baizik eta gardentasun kultura horrek eta hemen nik uste dut errotua dagoen gardentasun kultura horrek

gauzatzeko aukera hori ematen digulako informazioan sartzeko eskubide honek gure eskubideak ezagutu eta erabiltzeko aukera ematen digu denoi baina batez ere muga mugan eta bulnerabilitate maila handian bizi diren horiei gaitasun berriak gureganatzeko aukera ematen digu eta ondorioz gure bizitza kalitatea hobetzeko

hiritar ahaldundu moduan administrazioari kontuak eskatzeko ere aukera ematen du

gizarte zerbitzu sistemarekin eta gizarte zerbitzua jasotzeko dugun eskubide subjektiboarekin

gai honetaz ari garenean deigarria dela gizarte zerbitzuen eskubide subjektiboaren inguruan jendartean sumatzen den ezagutza eza are gehiago esango nuke deigarriena

eskubide sozialen konkistan gureganatutako eskubide asko oso barneratuak ditugu baina ez da honen kasua tantaka tantaka doa ondorengoa

zerbitzu horiek jasotzean erabiltzaile bezala ditugun bigarren mailako eskubide horien kontzientziarik ere ez dugu beti aipatzen dugun bezala

eta atzo arartekoak ere esan zigun bezala anbizio handiko legea da gai honen inguruan dauden garapen aurrerakoienekin bat egiten duen

jasotzen dituen eskubideak eta eskubide horien nolakotasuna ere oso bereziak dira oso aurreratuak baina esango nuke babes elementuen inguruko gure kultura legearen atzetik dagoela kontu hauetan gure imajinario kolektiboetan oraindik oso errotuak daude babesa eta eskatzearen inguruko beste elementu batzuk laguntza eskatzea benefizentzia laguntza pobreentzako dela

baina oraindik ez da normala gizarte laguntzailearengana joatea horrek lotsa pixka bat ematen digu

fisikoki biluzteak baino lotsa gehiago ematen digu oraindik

kausa efektu kate bat sortzen da eskubidea dudala ez dakit ez dut eskaririk egiten eskatzeko lotsa dut

ez dago eskaririk ez dago zerbitzu eta prestazioak martxan jartzeko beharrik eta gizarte zerbitzuaren garapenak duen konplexutasunaren aurrean batzuetan ez dut esango beti hortaz baliatzen gara aurrera ez egiteko

babes sistemaren sendotze bidean erronka handia dugu zentzu honetan nire iritziz

lehen esan bezala gai honen inguruko informaziorako sarbidea ahalbideratzea funtsezkoa da hiritarrek legez onartua duten

erabili ahal izateko funtsezkoa da eskubide hori nola gauzatu behar den jakitea kasu honetan eskubide horietako asko doakoak ez direla ere jakin behar dute eta ulertu behar dute eta ezartzen diren baldintzak ere ulertu behar dituzte baina era berean

eta arartekoak bere txostenean egindako gomendioei jarraituz pertsonen

erakundeen parte hartzea bultzatzeko bide bat izan behar da informaziorako sarbide hori

denok batera aritzeko hiritarra ahaldundu eta konprometituak nahi ditugu gure taldeak hala nahi du behintzat horretan funtsezkoa da hiritarrek bere egitea gizarte babes sistemaren eraikitze prozesuaren borroka hau ere horregatik oso poztekoa iruditzen zaigu gaur lortutako akordioa

honek bai adostasun zabala lortu du horretan ez dago ezbairik eta iruditzen zaigu gizarte zerbitzuen inguruko komunikazio kanpaina bat aurrera eramatean garrantzia handiko zerbait aprobatu dugula

hiritarrak ez ditugu subjektu pasibo bezala irudikatzen subjektu aktibo direla onartzen dugu eta haiekin

onartzen du komunikazio kanpainaz hitz egiten duenean pertsonen ahalduntze bidean sistema elkarrekin eraikitzeko bidean garrantzia handiko pausua dela iruditzen zait niri

zuloak baino ez dira eraikitzen bide horretan ezinbestekoa izango da baita ere babes sistema prestigiatzeko egin daitekeen lana

eta horiei aurre egitea denon erantzukizuna da

gobernu ardura duten horiek eta legebiltzar honetan gauden hautetsiek ardura berezia dugula

babes eta prestigiatze lan horretan postura irmoak eta adostasunezkoak nahi nituzke gai honen inguruan ere pedagogia egitea aipatzen zuen lehenago castelo andreak

funtsezkoa dela eskerrik asko eskerrik asko
kortajarena anderea euskal sozialistak sánchez anderea

sánchez andrea euzko abertzaleak arregi andrea zurea da hitza

gizarte zerbitzuez baliatzeko eskubide subjektiboaren gaineko informazio kanpaina bat abian jartzeari buruzko

euzko abertzaleak taldearen jarrera azaltzen saiatuko naiz labur labur eta benetan laburra izango naizela erdibideko batera heldu gara talde proposatzailea elkarrekin podemos eta zuzenketak aurkeztu ditugun talde guztiak eta aitortu behar dut erraza izan dela adostasunera alderdi popularrak nahiz eta zuzenketarik ez aurkeztu uste dut ekimenari baiezko botoa emango diola ere bai beraz aho batez onartua

akordio zabalak lortzea oso garrantzitsua iruditzen zaigu askotan esan bezala bi mila zortziko legea atzo bertan arartekoaren hitzetan ley

andreak ere aipatu egin du lege hori adostasun zabalez onartu egin zen eta bere garapena ere ildo berdinetik joatea inportantea da gure taldearentzat

komunikazio kanpaina bat abiaraztea gizarte zerbitzuen euskal sistema herritarrei ezagutarazteko

herritar guztien premia kontingentzia jakin batzuk estaltzera bideratzen dela zer zerbitzu eta prestazio ekonomiko eskaintzen dituen sarbidea bateragarritasuna

plan estrategikoa bere osotasunean garatzeko komunikazio kanpaina hau barne egongo dena

komunikazio kanpaina bat egitea helburuaren

gatoz uste dugu komenigarria dela eta gainera hemen aipatu den bezala

eta gero ere eta aprobetxatzen atzo bertan arartekoak txosten berezi bat aurkeztu zuela gizarte zerbitzuei buruz bertan ere agertzen zen hutsunea informazioa ematerakoan gizarte zerbitzuei buruz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

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka hirurogeita hamabost boto aldekoa beraz aho batez onartu da erdibideko zuzenketa gai zerendako seigarren puntua

parekatzen hasteko urratsak abiatzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda etxebarrieta andrea zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

eskerrik asko eguerdi on guztioi haurren jaiotza

harrera baimenak parekatzen hasteko urratsak abiatzeko legez besteko proposamen bat erregistratu genuen

hain zuzen duela urtebete lur etxeberria euskal herria bilduko kideak alderdi sozialistarekin batera adostutako erdibideko bera zen mahai gaineratu genuena eta gaur eztabaidatzeari ekingo dioguna gaur ere

gaur bihar eta etzi parekidetasunaren alde lanean jarraitu behar dugulako honelako eta politika feministetan sakontzen jarraitzeko

lantzen jarraituko dugu eta gaurkoan zaintzaz arituko gara azken saioetan behin baino gehiagotan mahai gaineratu dugun gaia

zaintzaren zama oraindik ere emakumeen gain erortzen jarraitzen duelako gizonezkoak inplikatzeko haien eskubideak baina baita

bultzatu nahi ditugulako aurkeztu dugu proposamen hau parekideak izango diren baimenak transferiezinak eta ehuneko

egun daukagun sistemarekin ordea eta lehen aipatutako kontziliazio neurriekin emakumeen etxeratzea bultzatzen jarraitzen dugu argi dago proposamen hau beste neurri batzuekin batera bultzatu beharko litzatekeela

ezin dela era isolatu batean ulertu zerbitzu publikoen garapenarekin lanaldi eta lan baldintzen inguruko hausnarketa batekin beraz politika publikoen norabidea aldatzearekin zaintzeko eskubideaz

kalitatez zainduak izateko eskubideaz baina aldi berean zaintzeko edo ez zaintzeko eskubidea aitortzeaz honetan eskubidearen bermean erakunde publikoak inplikatu behar dira zaintzaren ardura ez baita familiena soilik ez da

kolektibizatu eta sozializatu behar ditugu gizonen eta erakundeen parte hartzea handituz alternatibak badaude egingarria dela erakusten diguten ekimenak ezagutu ditzakegu han eta hemen islandia guretzako eredu bat da kasu honetan aipatu genuen bere garaian eta gaur ere hona ekartzea ezin bestekoa dela uste dugu haurren bi gurasoen

eta beste bi hilabete nahi bezala banatzeko guraso bakoitzak

edukitzeko eredu horretara bidean urratsak ematen ari dira eta hau gainera krisi garaian egin zuten honelako baimenak aplikatu dituzten

hiru eragin nabarmen dituztela politika hauek lehena aitak gizonak haurren zaintzan gehiago inplikatzen direla eta honek konfiantzazko eta afektuzko lotura handiagoak eraikitzen dituztela honela haien

bigarrena emakumeak lan eremuan zigortuak izateari uzten diotela hau da kontratazio garaian arazoak izateari uzten diotela enplegura itzulitakoan dituzten birkokatze arazoak gainditzen direla eta hirugarrena indarkeria matxistaren kontrako tresna garrantzitsua dela

erakusten dituzten gurasotasun ereduekin topatzen direlako seme alaba horiek guztiak badakigu egun daukagun gizarte segurantzak bere mugak

ezin dugula horretan urratsik eman eta horrexegatik hain beharrezkotzat jotzen dugu eskumen honen transferentzia eskuratzea hala ere hori

egin dugun proposamen konkretua ditugun baliabide eta aukerak kontuan hartuta izan nahi dugun eredu hura bidean proiektu bat abiatzea honek nolako eraginak izango dituen ikusten dugun neurrian honetaz gain baimenen izen aldaketa eskatu dugu

hitz egin behar dugu eta familia eredu anitzak honen baitan ez direnaren izenean baimenak hartzeari uztea eskatu bi emakumez osatutako bikote batean zergatik batek aitatasun baimena hartzen jarraitu eta familia monomarental monoparentalak bada garaia egun daukagun errealitate anitza aintzat hartu eta gauzei merezi eta behar duten izenarekin izendatzen hasten bagara

negoziazio kolektiboetan zein jaurlaritzak dituen eskumenen neurrian kontziliazioa erdigunean kokatzeko eskaera ere egiten genuen ados agertu gara oinarrian baina guretzako puntu garrantzitsua den proiektu pilotuaren sorreran ez dugu topatu adostasuna

baina ez gara urruti egon eta horregatik batez ere arrizabalaga andrea

benetan ez dugu lortu baina duela urte bete baina sintonia eta adostasun gehiago dugula ausartuko nintzateke

urratsak ematen jarraituko dugula adierazi nahi dut gaur lortu ez badugu ere berandu baino lehen adostasun batera heldu gaitezkeela uste baitut bide horretan sánchez andreari eskatu nahi diot duela urtebete genuen adostasun hori haren alderdiak osatzen duen gobernuan lantzeko

hasieratik planteatzen genuen neurri eta ereduan baina bai urratsak ematen jarraitzea jaurlaritzatik gobernutik honen inguruko irakurketa berri bateruntz adostasun berri bateruntz urratsak ematen hasteko

urratsak ematen kontziliazioan lan egiten eta egunerokotasunean irudi heteropatriarkalak apurtzen ari diren horiei eskerrak eman nahiko nizkieke

bizipenak utzi izan dizkigute hala nola irakurri nahi dizuedan hau eskubideak ezin dira utzi edo oparitu norberarenak dira

zaintzarekin lotutakoa izatea eskubide eta betebeharrak mahai gaineratu behar ditugu eta orain legebiltzar bezala ditugun betebeharrak

gobernuak ere dituen betebeharrak eskuetan har ditzala eskatu diogu legez besteko honekin eta eskatzen jarraituko diogu beste hainbat neurrirekin batera

partekatzearen bidean urratsak ematen jarraitzeko prest gaude parekidetasunaren bidean urratsak emateko prest gaude eta espero dugu

adostasun batera heltzeko aukerarik izan ez dugun arren urratsak ematen jarraituz norabide honetan aurrera egitea

andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularra

eskerrik asko presidente andrea egun on berriro ere lehendakaria sailburuok legebiltzarkideok esan dezakegu

debate hau ez da berria aurreko legealdian debate bera eduki genuen eh bilduren bozeramailea egia da beste bat izan zela eta

honetan ere beste pertsona bat izan zela eta aurreko legealdian sinatu genuen

euzko alderdi jeltzalearen artean upyd eta alderdi popularraren artean eta akordio

alderdi popularrak proposamen hau ikusterakoan gure zuzenketa aurkeztu dugu bestalde puntu hau eztabaidatu zenean eh bildu eta alderdi sozialista akordio batera heldu ziren eta esan dezakegu akordio horrekin printzipioz aurreko legealdian

hasta ahora aurreko debatetik hona aurrerapenak egon direla mahai honetan

horrexegatik azkenean gure zuzenketa bozkatuko dugu besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko garrido anderea

euzko abertzaleak arrizabalaga andrea zurea da hitza

legebiltzarkideok eguerdi on denoi duela aste gutxi lehendakariak legegintzaldiko legegintza programa

zuzenean loturik azpimarragarri dugu euskal enplegu publikoaren lege proiektua barneratzen zuena pasa den lege aldian tamalez

eta espero dugu oraingo honetan bere momentua izatea talde guztiok beste behin ere aukera ezin hobea izango dugu esparru honetan gure errebindikazioak eta ekarpenak egin ahal izateko eta adostasun zabaletara heltzeko aukera

lege honen inguruan jaurlaritzak zer proposatzen duen

amatasun baimena luzatzea proposatzen du eta aitatasun baimena ere beste proposamen askoren artean beti ere iraupen berdinekoak eta transferi ezinak izan daitezenaren bidean administrazioaren lehenengo berdintasun planaren barnean jasotzen den modura

badakigu nire legebiltzar taldeak eta jaurlaritza honek hori nahiko genukeen arren baina

aurrerapausoak lege proiektu horren helburua duela hogeita bost urte funtzio publikoko legeak arautu zuen enplegu publikoko sistema eguneratzea da mila bederatziehun eta laurogeita bederatzitik baitago indarrean lege hori honetara

legez besteko proposamenari erreparatu nahiko nioke honetan hauxe eskatzen da hainbat dira puntuak baina bi hauek bai nabarmendu nahiko nituzke alde batetik jaiotza adopzio eta harreragatiko baimenen erreforma integrala

honekin gu ados gaude neurririk garrantzitsuena izango litzateke zaintza eta ardura rolekin apurtzeko edo eta lan merkaturatzea zigor bakoa izan dadin emakumeontzako bestetik hau

baimenak progresiboki parekatzeko proiektu pilotu bat proposatzea

ordezkaritza sindikalaren oniritziarekin eta puntu honetan aurkitzen dugu desadostasuna eh bilduren proposamenarekin desadostasun hau argudio desberdinetan oinarritu nahiko nuke lehenik eta behin

euskal enplegu publikoaren lege proiektuaren eztabaidara eta espazio hori zergatik ez den erabiltzen planteamendu guzti hauek horretan azaldu eta aurkezteko

zergatik ohikoak ez diren bideak erabiltzen hasi gara bilkuretan horrelako proposamenak egiteko lege proiektua legebiltzarrean gure artean izango dugunean

beraz eh bilduk bere proposamenean aurkezturiko proiektu pilotua dela eta lehenengo kezka horixe bera da hitzarmen kolektiboaren kanpotik ezarritako edo aurkezturiko zerbait izango litzatekela eta beraz horregatik ez dugula ikusten eta gero edukiaren inguruan eta ere baditugu gure kezkak ereduen inguruan hitz egin dezakegu

hainbat adibide islandiako eredua eh bilduri gustatzen zaio pasadan urtean mahai honetara ekarri eban eta gaur ere mahai gainean jarri du baina

baina ez dakigu horietatik zein izango litzatekeen guretzako egokiena eredu guzti horiek aztertu beharko lirateke

izan daiteke edo zergatik ez sail guztien arteko elkarlanaren ondoriozko diagnosi batean oinarrituta beti ere negoziazio kolektiboaren esparruan

akordioak baliteke beste ereduren batean oinarritu behar ez izana eta negoziazio horren barruan gure eredu propioarekin ematea

adibide modura islandiako ereduak baimenaren heren bat hartzera behartzen du aita

bestea borondatezkoa da horrek ez dugu uste lagunduko duenik ehuneko ehunn batean erantzunkidetasunaren

muga konpetentziala argia da gustatu ez arren ebidentzia bat da eta ezin ditugu erabakiak hartu eta neurriak ezarri honi erreparatu gabe aspaldiko

baina hori gertatu artean modu errealista batean egin behar diogu aurre gai honi eta betiere gure euskal gizarte honen ongizatea xede dugula madrileko kongresuan hainbatetan onartu dira azkenaldian bai aho batez edo bai gehiengo zabalaz

parekotasuna lortzeko bidean pausoak ematea gizarte segurantzak proposatutako luzapen eta baimen horiek bere gain hartuko balitu jaurlaritza honek eusko jaurlaritzak are erantzukizun handiagoa hartuko luke bere gain egiten ari da dagoeneko bere eskumenen barne baino askoz ere haratago joateko aukera izango luke izan ere bai nahiko nuke gauza bat argitzea gaur hemen

bihar parekatze hori ezartzea ez da horren inguruko desadostasuna esku tartean daukaguna da baimenen parekatze horren aldeko neurriak hartzen hasteko urratsei buruzkoa eta neurriak hartzen hasteko urratsei hitz egiten ari garela

horretan finkatu beharko genuke gure gaurko eztabaida edo behintzat gaurtik aurrera eztabaidatuko ditugun edo zabalduko ditugun espazioen bidea

ereduen ingurukoa edo eredu hori nork finkatzen duen

hori uste dut posturak ez dira hain kontrajarriak legealdia daukagu aurretik neurri

heltzeko kapaz izango garela behintzat orain arte parte hartu dugun taldeon tonua

igarri dut pasadan urtetik hona bilakaera

aldaketa hori eta bai eskertu nahiko nioke talde guztiei erabili izana beraz pausu sendo eta progresistak baina eraginkorra eta errealistak gure ustetan emateko une garrantzitsua da

gurasotasuna modu integral batean landu beharraz hitz egin da baita ere

baimenen ekiparazioaren inguruan baizik eta familiei babes zabalagoa ematean kontziliazioa gobernu honen estrategia ildo nagusienetakoa da

beraz lehen esan dudan moduan gobernu honek aurrerapausoak ematen jarraitzen du baina dagozkion espazioak eta denborak errespetatuz eta guztionengatik

egokiena dela uste dugu bai gaurkoz eta momentu honetan eta beraz hori da defendatuko duguna

guztioi eskerrik asko lehendakari jauna

eh bildu eskerrik asko eskerrik asko arana anderea erantzunen txandara pasatuz

aipatu duen ideia hori nolabait ulertu genuela aipatzen zenuenean proiektu pilotua agian hemendik bultzatzea baino espazio horretan landu behar zela eta beno kontuan hartu genuen eta hitzarmen kolektibora proposamen itxia eramatea baino

bertan eztabaidatzeko proposamen bat izan zitekeela ere kontuan hartu genuen

eta uste dut norabide horretan ere urratsak eman ditzakegula eta ikusiko dugula nola egin hori horrela

beste ezer esan guztiz konpartitu besterik ez egindako ekarpen guztiak eta tira aipatzen ari gara azkenaldian eredu izan nahi dugula berdintasunaren norabidean urratsak eman eta berdintasun

urratsak ematen jarraitzeko uste dut hau badela aukera eder bat eta izan daitekeela aukera polit bat norabide horretan pioneroak izateko agian islandiakoa baino hobeagoa izango den euskal eredu hori adostu

eztabaida amaitu denez bozketara jarriko degu eh bildu taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka hogeita bederatzi boto aldekoa cuarenta y seis contra beraz ez da onartu jatorrizko testua bigarren euskal talde popularraren osoko zuzenketa bozkatuko degu bozkatu dezakegu

ez da onartu osoko zuzenketa jarraian bozkatuko dugu euzko abertzaleak eta euskal sozialistak aurkeztu duten osoko zuzenketa bozkatu dezakegu

contra beraz ez da onartu osoko zuzenketa gai zerrendako zazpigarren puntua euskal

legez besteko proposamena legebiltzarraren erregelamenduaren erreforma aztertzeko ponentzia bat sortzeari buruz eztabaida

proposatzailearen taldea talde popularraren ordezkaria den

zurea da hitza muchas gracias presidenta

mila esker lehendakari andrea eguerdi on guztioi bueno realmente con lo que

legez besteko proposamen honetan islatzen dena erregelamenduan jasotzen duena baino ez da

izan genuen eztabaida berbera hain zuzen azken finean bere garaian eskatu zena eta gaur bertan eskatu dena ponentzia bat eratzea da

lehenengoa urteko txostena egitea erregelamendu honen aplikazioa eta aldaketak baloratzeko edo ebaluatzeko bigarrena proposamenak jasotzea gomendioak egiteko eta gauza berriak planteatzeko bestetik kontuan hartu behar du erregelamenduak

jarduera eta arau hau bizirik egon beharko litzateke azken finean maiz araudi hau zentzu askotan zentzugabea dela egiaztatzen esate baterako edo artikulu batzuk moldatu beharra dagoela horregatik araudiaren urteko ebaluaketa egitea egokia da gure betebeharrari moldatzeko beraz ziur gaude datorren hilabeteetan ponentzian lanak hasi bezain pronto talde guztiok mahai gainean jarriko ditugula gerta litezkeen

eh bildu bat dator jatorrizko proposamenarekin baina gure zuzenketaren bidez haratago joan nahi izan dugu gardentasuna herritarren parte hartzea eta informazioa

gardentasunik gabe hala nola jendearekiko harremanetan eta herritarron parte hartzean sinesten dugu eta hau da gure osoko

sinatu duten erdibidekoa gure osoko zuzenketa jasotzen du

arrazoiak azaldu beharrik babestuko dugu ez dugu irakurriko akordioa barrio jaunak honetan sakondu duelako baina amaitzeko aipatu nahiko nuke pasaden legegintzaldian egindako lana sortu zen ponentziako lana aurreratua izan zelako eta oso inportantea iruditzen zaigu egin ziren proposamenak aztertzea finean parlamentariok jaun andreoak

urtean etxeko lanak eginda izango ditugu eta espero dugu pasaden legegintzaldian baino askoz hobeto amaitzea besterik ez eskerrik asko
eskerrik asko blanco anderea euskal sozialistak corcuera anderea zurea da hitza

nada más y muchas gracias eskerrik asko corcuera anderea euzko abertzaleak iturrate jauna zurea da

eserlekutik gaurko puntu honetan azken batean erregelamenduaren

edo agindutakoa betetzea besterik

nahiko ulergarria da gaur lortuko dugun

jarriko dugu euskal talde popularrak euskal sozialistak elkarrekin podemos eta euzko abertzaleak sinatu duten

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka hirurogeita hamabost boto aldekoa beraz aho batez onartu da